egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

asiera batean ingurumen eta lurralde politikako sailburuari zuzendua ekimenaren egileak eskatuta ekonomia garapen eta lehiakortasuneko sailburuari zuzendu behar zaiola eta

gai zerrendako lehenengo puntua galdera

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina

garatzeko egiten dituen ekintzei buruz aldaiturriaga jauna zurea da hitza eskerrik asko
legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburu jaun andreok sailburu andrea

ondorioz egunetik egunera gero eta argiagoa ikusten dugu zeintzuk izan behar diren gure baliabide publikoen lehentasunak

aldez aurretik eskertu egin dizut informazioa eta hortaz ez dut bigarren txanda erabiliko ganbarako erreglamentuan aurrikusita dagoen moduan mahaiburu andrea eskerrik asko

eskerrik asko aldaiturriaga jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andrea zurea da hitza

egun on mahaiburu andrea legebiltzarkideok lehendakari sailburuok

hiru hiriburuak irún eta bordelekin eta penintsulako barnealdearekin lotuko dituen abiadura handiko trenbide azpiegitura garatzeari

garraio jasangarriaren eta lotura modernoak edukitzearen aldeko lehentasunezko apustua da europako batzordeak zehaztutako estrategiaren barruan garatuko dena

bistan da europarako trenbide nagusia da aipatutako hori baina egun gure herrialdearen barneko mugikortasun jasangarria ahalbidetze duen gure trenbide sarea ere kudeatu landu eta garatzen dugu

jaurlaritzaren lehentasuna da galderan aipatutako tren eta tranbia sarea mantentzea eta garatzea herritarrek beren hiri barruko eta hiriarteko joan etorriak egiteko erabiltzen dituztenez ez zaituz zifrekin gogaitu nahi

egineko inbertsioen gaineko azaleko datu batzuk ematea bi mila bi eta bi mila hamabi urteen artean gure trenetan eta tranbiatan mila hirurehun milioi euro inbertitu dira orotara horietatik

eta ehun eta laurogeita zortzikoa tranbiatan azpiegiturak hobetzera berrehun eta hogeita hemezortzi milioi euro bideratu ditugu eusko jaurlaritzak

txanda daukazu ez duzu erabiliko gai zerrendako bigarren puntua galdera belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru

egun on urtarrilaren hogeita zortzian jaurlaritzak ospe handiz aurkeztu du zuk zeuk lehendakari jauna

adostu eta aurkeztutako ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programa

eta lanpostu sortuko direla entzun dugu behin eta berriro komunikabideen bitartez komunikabideen bitartez diot

ezagutzen ez dugun bezala egina badago behintzat aurretik izandako enplegu plan guztien ganorazko ebaluazioa

nazioartekotzeaz baina ezer zehaztu gabe hori bai plan zehatzak izan aurretik diru kantitatea ipintzen da noraezean zabiltzate eta hau horren adierazgarria da gainera kritika ugari jaso ditu planak eragileen aldetik horregatik gure galdera zelan bermatuko du jaurlaritzak ekimenaren helburuak beteko direla

eskerrik asko arrondo anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den

eta jaun andre guztiok egun on lehenik eta behin arrondo anderea esparru programa honen aurrekarien gaineko zehaztasun bat egin nahi dut

aurkeztu dela esatea zuk esaten duzun bezala zure galderaren planteamenduan ez da egia osoa esatea ez da egia osoa programa horrek aurrekari bat duelako eta hau aurkeztu egin dugunarena ospe handiz aurkeztu egin badugu hura ere ospe handiz

duela hamar hilabete bi mila hamairuko martxoan jaurlaritzak onartu egin zuen enpleguaren aldeko talka plana orduan zuek esan zenuten partxe bat zela

orain kontrakoa kritikatzen duzue esanak esan baina onartu eta martxan jarri egin zen eta emaitzak izan ere

orain jaurlaritzak esparru programa berri hau onartu du orain lehen ez genituen hiru gauza ditugu

integratu ditugun jasotako ekarpenak eta ideiak

hamar hilabeteko esperientzia eskarmentua jarduera eta emaitza jakin batzuekin eta onartutako aurrekontu bat eta akordio politiko bat

eskerrik asko lehendakari jauna arrondo andrea zurea da hitza

zuk zeuk esan duzu aurkeztu zenutenaren jarraipena da orain alderdi sozialistarekin batera aurrekontuetan jasota

argazki jakin bat interesatua gainera egiteko gure ikuspuntutik propaganda egiteko azken batean orain arte egon diren planen jarraipen hutsa da egoera honetara ekarri gaituzten planen jarraipena ehun eta hirurogeita hamalau mila langabetu azken datuen arabera

azken hilabetean plan horien bidez sortzen den enplegu apurra gainera gehienetan prekarioa eta aldi baterako da alde batetik enpleguaren

esan dudan bezala aldi baterako enplegu prekarioa bizitzeko ere nahikoa ez dena gehienetan egindako proposamenak onartu dituzuela eta hori dela aldaketa bat diozu ere orduan

guztien kritika jaso duzue eta bat etorri dira esatean kea

consejo económico y social egindako kritika nagusiak bai parte hartzearen inguruan

hor gelditu dira eta harrigarriagoa dena alderdi sozialista argazkian atera ondoren

jende gehiagorekin agertzeko argazkian iruditzen zaigu ez dela bidezkoa ez dela bidea horrela jarraitzea

mantentzeko kapaza den plana dela horretarako proposamen batzuk ere egin nahi dizkizugu sektore publikoan jaurlaritzak suntsitutako lau mila lanpostu inguru

beharrak badaude aukerak ere bai enplegua eta lana banatu etxeko lana duindu eta banatu externalizatutako enplegua zaindu

lan erreformari aurre egin eta gure eredu sozio ekonomikoari lotutako lan harremanetarako euskal eraiki proposamen hauek aintzat hartzen badituzu etxeko lanak betetzen badituzu gure ikuspuntutik behintzat enplegua sortzeaz gain gaur ez duzun sinesgarritasuna gauza hauetaz enpleguaz hitz egiteko eskuratu dezakezu bestela orain arte bezala jarraituz gero
berri eskerrik asko arrondo andrea lehendakari jauna zurea da hitza

ideia eta ekarpen batzuk jaso egin ditugu ez da egia zuk eragile batzuei buruz diozuna ez da egia cesi buruz diozuna

jardunak esperientzia bat eskaini egin digu helburu batzuk bete egin ditugu eta beste batzuk ez apaltasunez esparru programa berria onartu egin dugu ekimen eta helburu

eskatu nahi dizuet ezaren estrategia albo batera uzteko eskatu nahi dizuet zenbat eta indar gehiago elkartu orduan eta emaitza hobea lortuko dugu helburua

gai zerrendako hirugarren puntua galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaurlaritza bizkaiko diputatu nagusiak bi mila hogeiko eurokopari buruz egindako adierazpenekin

zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko lehendakari jauna pastor jauna zurea da hitza

legebiltzarkideak lehendakariari egina bakerako eta bizikidetzarako lantaldearen baliotasunari buruz quiroga andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

zurea da hitza señora quiroga

gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina edesaren bideragarritasun planari buruz maneiro jauna zurea da hitza

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria tapia anderea zurea da hitza

lehendakariari egina espainiako gobernuak abortatzeko legean egin asmo dituen aldaketen inguruan etxeberria andrea zurea da hitza

eta gaur bereziki egun on basauri mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseian abortatzeagatik atxilotu eta beranduago epaitu zituzten basauriko hamaika emakumeak gogoan eta garai haietatik eta gaur egun oraindik abortu librearen eta doakoaren alde borrokatzen duten feminista nekaezinei ere

espainiako gobernuak abortuaren legea aldatzeko aurreproiektua onartu du kontzebituaren bizia eta haurdunaren eskubideak babesteko lege organikoa izenarekin bataiatu duena frankismoaren errautsetatik egindako proposamena da emakumeon askatasunaren eta eskubideen kontrakoa

eta estatua eliza eta komunitate zientifikoa emakumeon legezko tutore izendatu

ardura berezia dute erakunde publikoek eta guri dagokigunez jaurlaritzak

zer egingo du jaurlaritzak espainiako gobernuak abortatzeko legean egin nahi dituen aldaketen aurrean

jokoan dago batetik norena den emakumeon gorputza eta ondorioz nori dagokion emakumeon gorputzaren inguruan erabakitzea bestetik emakumeok

pertsona osoak ote garen eta hortaz eskubide osoko herritarrak ote garen eta bestetik zer den emakume izatea

emakume izateko modu eta aukera anitza dauden edo kontrara

zaintzaile izatera behartuta dauden gaur egun emakumeok gure erabakiz

eta gallardonen legearekin hain zuzen hori debekatu nahi dute emakumeok gure borondatez erabaki ahal izatea abortua delitu bihurtu horretarako

atzera egin lege hori are gehiago gogortuz bi kasutan baimendu nahi dute abortatzea bortxaketa beti ere salaketa jartzeko baldintzarekin

suposatzen badu bi baldintza horiek beteta ere zail bat kalbario bat ezarri nahi digute baldintzak betetzen dituzten emakumeek psikiatra eta medikuen tramiteak eta txostenak beharko dituzte

egongo lirateke eta zazpi eguneko hausnarketa behartua baita ere bi baldintza horiek beteko lituzketen hamasei eta hamazazpi urte bitarteko neskek

heziketa afektibo sexuala ikastetxeetatik kentzea proposatzen dute

zigor gehiago eta eskubide gutxiago zigorra abortuak egiten dituzten mediku eta osasun langileentzat baina zigorrik handiena emakumeontzat erabakitzeko eskubidea ukatu nahi digutelako zigor gehiago eta eskubide gutxiago

orain arte egiten diren aborturik gehienak delitu bihurtuko lituzke

urtean hego euskal herrian lau mila bederatziehun eta lau emakumeek abortatu zuten lau mila bederatziehun eta lau urtebetean konkretuki araba bizkaia eta gipuzkoan lau mila hirurogei emakumeek

haurra ez izatea erabaki zutelako beraien kabuz erabakita horiek guztiak ama izatera behartu behar ditu espainiako gobernuak

pertsona bat bere borondatearen kontra harreman sexualak izatera behartzen denean bortxaketa bat da

norberaren borondatearen kontra ama izatera behartzea baina kontua da abortua delitu bihurtzeak ez duela ekarriko abortua desagertzea baina bai baldintzak okertzea eta hemen izan ere batzuk politikak egiten dituzte zerura begira eta ez hainbeste errealitatera begira

diena diruak ahalbidetuko die atzerrira joan ahal izango dute atzerriko klinika pribatuetan abortatzera emakume gehienek ordea klandestinitatera jo beharko dute osasuna eta bizitza arriskuan jarriz

lege hau klasista dela klase faktorea determinantea izango delako abortatzeko baldintzak betetzen direla ziurtatzeko tribunal bat baino gehiago pasa beharko dugu psikiatren eta medikuen txostenak beharko ditugu

eta kuriosoa da zeren aditu hauek argi eta garbi esan dute ez dutela horren gainean erabaki behar ez dutela horren gainean erabaki nahi mundua alderantziz

eta erabakitzeko betebeharra ezarri nahi diete mediku eta psikiatrei abortatzea delitu hortaz ez omen da emakumeoi dagokigun erabakia espainiako gobernuak bi kasutan emango liguke baimena

baimenarekin zenbat filtro pasa behar ditugu zenbat tribunal nor da estatua

ama izan behar dugun edo ez bukatzen joateko lehen esan dudan bezala hemen eta gaur mahai gainean daukagun eztabaida gauza asko daude jokoan bat

eta hortaz nori dagokion gure bizitzen gorputzen amatasunaren eta sexualitatearen inguruan erabakitzea

osasun sistema pribatizatzen ari diren bitartean emakumeon gorputzak publifikatu nahi dituzte

emakumeon gorputzen birkonkista abiatu nahi dute beatriz preciadoren hitz batzuk hartuz

bandera espainola ezarri hemen jokoan dagoena da emakumeok pertsona heldua garen

ez dira fidatzen emakumeon erabakiekin hobe bada ezpada

zer den emakume izatea emakumeon betebeharra den ama izatea eta zaintzaile izatea edo emakumeok nahi duguna izateko zer nahi izateko eskubidea dugun eta azkenik nola ulertzen dugun sexualitatea badaukagun gozatzeko eskubidea edo sexualitatea ugalketarako bitartekoa besterik ez den

nahiko genuke jaurlaritzak azaltzea zer egingo duen espainiako gobernuak abortatzeko legean egin nahi dituen aldaketen aurrean zer egingo du jaurlaritzak

eskerrik asko eskerrik asko etxeberria andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak erantzungo du

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna

realidades y no meras especulaciones lehen esan dizut aipatzen duzun lege egitasmoa diputatuen kongresuan

eztabaidaren zain dago bertan ekingo zaio kontuari bertan ekingo diote gure ordezkariak dagokien ikuspuntua

quedaría derogada esku artean dugun gaia euskal gizartearen baitan sortu den kontua ez da euskal gizartearen baitatik sortu den kezka euskal gizarteak gaur egungo eroso ikusi du bere burua are gehiago eroso ikusten du bere burua eta europako beste herri batzuen ispiluan

da abortua arautzen duten europar batasuneko herri gehienak osasun eskubidean

hamarkadatik hona izan duten garapenaren arabera

begira baita ere funtsezko eskubideen garapenean bereziki intimitate eta pribatusenari dagokienez horrela ba

hogeita zazpi estatukide gehienetan nagusitzen den pauta hauxe da

lehendakariak esana dauka esan beharrekoa jaurlaritzaren bozeramaileak ere beste horren beste esan du

esan beharrekoa esanda nago ez dut uste gaur baino lehen entzun

alde eta herritarrentzat lan egin behar du jaurlaritzaren jardunak ezin dio bizkarra eman errealitateari mintza gai dugun esparru delikatu honetan ideiak ezarri edo inposatzeak

egia da orain arte entzun ez dudan ezer zuk esan duzun bezala ez dudala entzun zure ahotik baina baita ere egia da espero nuela beste zerbait entzutea espero nuela

argi geratu dena da ez duela bat egiten espainiako gobernuak egin nahi duen kontrarreformarekin gaur egun indarrean dagoen

legediarekin jarraitzeko borondatea daukala baina

azterketa batzuk eginak izango zituela jaurlaritzak eta aurrera begira ere

ez da horrela izan esan dudan bezala argi geratzen zaiguna da zuen posizioa ez zatoztela bat kontrarreformarekin baina hortik aurrera gure galderari dagokionez nire irudipena da erantzun gabe gelditzen dela madrildik datorren erasoaren aurrean zer egingo du jaurlaritzak bere posizioa agertzeaz gain zer egingo du lege hau indarrean jarriko balitz zer egin du hemengo emakumeon eskubideak bermatzeko

madrilgo legea hemengo legeen gainetik dagoela eskumenen kontuak ere aipatu dituzue eta hori eztabaidagarria izan daiteke baina eskumenak eskumen eta legeak lege

herritarren eskubideak bermatzea eta herritarren oinarrizko eskubideak bete daitezen

emakumeonak barne lan egitea esaten duzue goizegi dela ezertan hasteko oraindik aurreproiektu fasean dagoelako eta uste dugu hain zuzen ere horrek aukera ematen digula gaur gaurtik lanean hasteko aztertzen hasteko

bitartekoak ezartzen hasteko lege hau indarrean jarriko balitz araba bizkaia eta gipuzkoako emakumeei hemen eskubide hori abortatzeko eskubidea bermatu ahal izateko

uste dugu aukerak egon egon daitezkeela jabetzen gara ez dela erraza baina hemen ez gaude errazkerietarako mundua ausartena da

bide hori gure bidea egiteko prest gaude hortaz ez dakit

ez dakit zer gehiago esan ba horixe gure prestasuna adierazi

eta garaiz gaudela oraindik espero dut ez itxarotea ezer egiten hasteko lege hau indarrean jartzen den arte mila esker eskerrik asko etxeberria andrea

en el plano más amplio posible eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako zazpigarren puntua

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina zerga iruzurraren aurkako baterako plan bat martxan jartzeari buruz

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak gatxagaetxebarria jaunak erantzungo du zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eskerrik asko maneiro jauna

interpelazioan jaurlaritza lanean dago bi mila hamairuko irailaren hogeita seian ganbara honek iruzur fiskalari buruzko proposamen instituzionala betetzeko aipatu nuen moduan erabaki instituzional horretan ardatz bi daude

iruzur fiskalaren aurkako batzorde bat osatzea batzorde hori osatuta dago eta sortu zen zerga koordinazioaren organoaren barruan bi mila hamairuko urrian

aipatu duzun moduan nire aurreko hitzaldi bat hartuz azaroan zehar lau instituzioak hiru foru aldundiak eta eusko jaurlaritzak beraien ordezkari teknikoak

abenduan batzorde hori bildu da

eta bere lana egiten ari dira jakingo duzun moduan

espezializatua da ikuskaritza lanetan oso jende prestatua eta itxaron behar dugu lana egiten ari direlako

asteetan ere jakin dugun moduan beraien artean jarraitzen dute lanean baina beste batzarren bat edukitzeko ari dira eta hori

garrantzitsua dela zeuk ere upydko ordezkari moduan

erabaki proposamen hori eta jaurlaritza ahalegin guztiak dago egiten bere konpetentzien arabera betetzeko erabaki instituzional hori

arrazoiengatik bigarrena iruzur fiskalaren aurkako plana

ze jardunbide ze aurrikuspen ze arau eta ze ikuspegi hartu behar dan ekiditeko iruzur fiskala eta gai horretan lanean ari dira hiru foru aldundiak eusko jaurlaritzarekin batera

agertuko direla hurrengo denboretan uste dugu

hemendik denbora labur batera hiru foru aldundiak eta jaurlaritzak adostuko dutela baina aipatu nahi dizut maneiro jauna lan teknikoa

iruzur fiskalen aurkako arduradun nagusiak dira bertako zerbitzu buruak dira eta horretan jende prestatua eta guk horretan ere

zerbitzu buru bat langile publiko bat eta horretan lanean ari dira eta uste dot horrek laster emaitzak emango beste aldetik badakizu ere foru aldundi bakoitzak urteko iruzur fiskalaren aurkako plana ere aurkezten duela eta hori partekatu egin behar dugu bateratu eta

balantzan gai garrantzitsu bezala

agertuko dela egitasmo bateratu hori gero bigarren gaia aipatu duzu eta horrek zerikusia dauka lau instituzioen arteko elkartrukatzeko informazioa

elkarlana hor dago eta erabakiak esaten daben moduan eta jakin dogun moduan hiru foru aldundiak lanean egon dira azkenengo hileetan

elkarlan hori eta lankidetza hitzarmen hori sinatu behar dute beraien artean hiru foru aldundiek eta dakigun informazio zuzena da

beraien lanak eta epe laburrera ere beraien artean informazio trukatzeko sistema egonkor hori

onartzeko moduan daude hiru foru aldundiak eta baita ere erabakiak aipatzen zuen moduan

interkonexio denbora edo garai errealean egiteko hori ere betetzeko dago hartuta eredua

batzorde mistoan bi mila zazpiko akordioan ipinitako ildotik joanda eta gero bi mila hamaikako

zerga agentziarekin hitzartutako hitzarmen horretan ipintzen ziren esparru biak ere hau da alde batetik interkonexioa garai errealean

zergen informazioa hori ere jakin izan dugun moduan

aurreratuta dago eta uste dugu epe labur batera horrek bere emaitzak

edukiko dituela gero aipatu duzu beste balorazio politiko batzuk eta badakizu alderdi jeltzaleak eta

ikuspegi ezberdinak daukaguzela nola eratu gure

erkidegoaren barne antolaketa eta fiskalitatea non kokatuta egon behar den estatutuaren arabera lurralde historikoaren legean ere ikuspegi oso ezberdinak dauzkagu eta gero aipatu duzunean ere

nator bat zurekin uste dugulako azken urteetan hiru foru aldundiak eta hor daude

aldundietako ogasun aldunek emandako ebaluaketa publikoak

neurriak eta ze ondorio eduki diren urte bakoitzean iruzur fiskalaren aurkako politikaren ondorioz egindako eta lortutako diru bilketak ikuspegi ezberdinak dauzkagu unión progreso y democracia eta euzko alderdi jeltzaleak baina beno gaiaren eta interpelazioaren ildo nagusiak ez doaz hortik uste dut honekin erantzun egiten

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maneiro jauna zuk

alde handiak daude barre edo negar negar edo barre esaten dozu gauza ildo horretatik hartzen badugu

zure alderdi politikoaren proiektu politikoa hor zaudete

urtetik eta ez daukazue zinegotzi bat ere inongo erakundeetan zinegotzi bat ere ezta batzarkide bat ere ehun eta berrogeita hamaika batzarkidetik hiru batzar nagusietan bat ere ez zinegotzi bat ere ez batzarkide bat ere

zuk ere entzun behar dozu lasaitasun guztiz nik esaten dudana porrot ikaragarria

eskerrik asko gatzagaetxeberria jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bilbon martxoaren hiruan eta lauan egingo den gailur ekonomikoari buruz matute jauna zurea da hitza

lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jauna zurea da hitza

matute jauna martxoaren hiruan eta lauan bilbon egingo den gailur ekonomikoaren helburua eraginkortasunean

ekonomia eta lehiakortasun ministerioak exportatzaileen eta inbertsoreen klubarekin elkarlanean antolatutako gailur ekonomikoa edo foroa da eusko jaurlaritzak ez du foroaren antolakuntzan zuzenean parte hartu

lehendakaria naizen aldetik inaugurazioan parte hartzeko gonbidapena jaso nuen eta onartu ere bai onartu egin dut iruditzen zaidalako gure herrialdearentzat

dena den gailur ekonomiko hau bilbora datorrela eta eusko jaurlaritzak zein helburu dituen galdetu didazu garrantzitsuak iruditzen zaizkidan hiru aipatuko dizkizut harrera egitea entzutea eta partekatzea lehenik gailur honetan parte hartuko dutenei harrera egitea giza honetako bilerak antolatzeko gaitasuna izatea

ororentzat euskadik urtean ehunka jardunaldi eta biltzar hartzen ditu horietako askok gainera nazioarteko izaera dute izan ere munduak gu ezagutzearen alde egiten dugu lan

sektore honi dagokionez herrialde irekia eta abegitsua garenaz ohar daitezela nahi dugu gaitasuna duen herrialdea garela alegia eta zuk aipatutako edukiekin zerikusirik ez dituen edo ez dituzten edukiak aitortu egiten ditut bigarrenik

euskadik asko ikasi behar du lehiakortasunaren eta nazioartekotzearen gainean gure ekonomia eta ongizatea esparru horietan sakontzearen mende daude

ez dira maiz izaten gurean esperientzia eta ezagutza maila honetako goi bilerak horrenbestez askorentzat ikasteko aukera bikaina dela irizten diot

entzule foroan zer ikusi asko egongo denez eta hirugarrenik partekatzea goi bilera hau aukera berrien iturri izatea nahi dugu

funtsezkoa da nazioartekotzea euskadiren garapenean enpresentzat unibertsitateentzat teknologia zentroentzat profesionalentzat guztiontzat beraz

aliatuak behar ditugu mundura irekiko bagara foroan

nazioarteko proiektuak euskal proiektuak laguntzeko baliagarri gerta daitezkeenak partekatzeko moduko proiektuak nazioartera irekitzeko

lortzekoak apaltasun apur bat besterik ez da behar ikasteko eta hobetzeko asko dugula onartu egin behar dugu ustedes hablan de diferentes modelos

dakidanaren arabera ez dago matute jauna eredu perfekturik hori bai argi daukat entzuteko gaitasuna autokritika eta apaltasuna beharrezkoak direla eredu oro hobetzeko baita gurea ere

eskerrik asko lehendakari jauna matute jauna zurea da hitza eskerrik asko lehendakari

matute jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

instituciones nik berriro esango dizut ereduetaz hitz egiterakoan nik badakit ez dagoela eredu perfekturik eta gure jarrera zein izango den entzutea apaltasunez parte hartzea eta hobetzen saiatzea eta ez naiz

hartu egin beharko litzatekeela gailur ekonomiko honetan parte hartzera gonbidatzen zaitut

matute jauna entzutera beraz entzutera egizu hobetzeko borondatearekin hori bai ez kanpoan geratu

entzun eta parte hartu zuek beste eredu ekonomiko bat proposatzen duzuela diozue inortxok ere ez dizue praktikan jartzea galaraziko inortxok ere ez gauzatzeko baliabideak eta bitartekoak dituzue

baina besteoi gure bidea jorratzen utzita eta ez aurre epaiketarik eginez

hor dago ez da eredu perfektua baina emaitzak eman egin ditu eta hori da defendatu egin nahi dudana ez bakarrik nire ahozko parte hartzean

beharko genuke denok eredu hau oinarri hartuta

edo aurkeztu egin dut zeintzuk izango liratekeen nire hamar lehentasunak

eraginkortasunean lehiakortasunean eta nazioartekotzean oinarritutako hazkunde ekonomikoa bultzatzeko

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina bilbo bi mila hogeiko eurokopako egoitza gisa babesteari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina igeldori buruz prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskotrenen hogeita hamar urtetik gora lanean aritutako langile baten bidegabeko kaleratzeagatik sozietate publiko horren aurka izandako kondena epaiari buruz

eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andreak erantzungo du

andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina barakaldoko

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

zurea da hitza gracias